galdera iñigo iturrate ibarra euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina

iturrate jauna zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok egun on guztioi sailburu andrea zuk zuzentzen duzun segurtasun sailak
ertzaintzaren belaunaldien arteko berritzea egiten dihardu

berreskuratzeko helburuz zure agintaldian zehar

baita deialdi horiei dagozkien kredentzialak banatu ere horrek

zuk ertzaintza berritu eta gaztetzeko helburuz hartutako konpromisoa

promozioko hirurehun ertzainei kredentzialak banatuko zaizkiela akademian datorren ekainaren hogeita zazpian

jasotako formakuntza formakuntza ona gainera gero

ditu segurtasun sailak edo emango dituen konpromiso horretan aurrera egiteko eskerrik asko eskerrik asko

euskal poliziaren publikoa sendotzeko eta indartzeko bi ekimen nagusi aipatu dituzu jakina da ertzaintzaren belaunaldi berrikuntza bideratuta daukagula ekainaren hogeita zazpian

irailetik aurrera beste hirurehun eta laurogei ertzaingai berri iritsiko dira akademiara formakuntza prozesuari ekiteko eta gainera

baina aldi berean segurtasun publikoaren ikuspegitik oso inportantea da udaltzaingo zerbitzuak dituzten udaletxeekin egiten ari garen lankidetza koordinazio eta

egokia bideratu eta gure polizien segurtasun zerbitzuak hobetu aldi berean
lanpostu berriak sortuz eskerrik asko eskerrik asko

legebiltzarkidea lan eta justizia sailburuari egina justizia konponarazlearen zerbitzuaren esleipenari buruz goirizelaia andrea zurea da hitza

lotura zuzena dauka justizia restauratibaren inguruan egindako konkurtso publikoarekin konkurtso publiko hori hasi zanean eta gauzak egin baino lehenago edo ia eginda zegoenean

eta bilera horietan esan zeuzkuena zan konkurtso horren helburua transparentzia lortzea transparentzia oso gauza inportantea zela eta

justizia batzordean etorri ziren langile batzuk eta langile horiek planteatu

ikerketa hori posibilitatu dituen zabaltzea eta kasu horretan hor egon ziren talde desberdinak esan zuten

eta horren erantzunaren zain gaude eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

para mí para el departamento de trabajo eskerrik asko sailburu gai zerrendako hirugarren puntua galdera lander martínez hierro
elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina estatuko aurrekontu orokorrei buruz martínez jauna zurea da hitza

azken asteetan lehenik eta behin aurrekontuen aprobazioaren bidez eta gero

aldaketa handiak egon dira estatuan

eskerrik asko martínez jauna lehendakari jauna zurea da hitza

jaun andreok egun on martínez jauna bai aldaketa bat egon da espainiako gobernuan eta oraindik estatuko aurrekontu orokorrak

senatuan dagoen tramitean daude eta ez dakigu oraindik ere kongresuan diren alderdi politikoen ordezkaritzek aldaketak egingo ote dituzten ala ez
ez dakigu beraz eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna martínez jauna zurea da hitza

gaiarekin lotutakoak egin daitezela lehendakari jauna zurea da hitza

el de su propio grupo señor martínez garai berri bat ireki da eta eusko jaurlaritzak elkarrizketarako eta adostasunerako asmoarekin ekingo diogu beti egin dugun moduan abantaila bat dugu hau da

hainbat helburuei erantzuteko aukera berria hala nola gernikako estatutua betetzea eta autogobernua eguneratzea bizikidetza normalizatuan aurrera egitea

eta ekonomiaren susperraldia eta kalitatezko enpleguaren sorrera lehenestea helburu guzti horiek jasota

daude gure programan eta orain une berri bat ireki da erakunde arteko akordioak aurrera egiteko eskerrik asko
eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera

garrido anderea zurea da hitza gracias señora presidenta

eskerrik asko garrido anderea darpón jauna zurea da hitza

garrido anderea egun on guztioi en relación

dónde están las garantías eskerrik asko garrido anderea eskerrik asko darpón jauna zurea da hitza

gai zerrendako bosgarren puntua interpelazioa unai urruzuno urresti eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakari egina

zabaldu ditzaketen eskenatokien inguruan ugarte andrea

egun on legebiltzarkide guztioi bueno interpelazio honen arrazoia dator nolabait ere azkeneko aste honetan

egon diren egon den boragine politiko guztitik eta pixka bat memoria egitearren zeren gauzak oso azkar joaten dira denboran eta askotan ahaztu egiten zaigu

erabaki zuen espainiako aurrekontu orokorrak ez zituela babestuko oso garbi hitz egin zuen gobernuaren parte bateko alderdiak erabaki zuen aurrera joko zuela eta espainia estabilizatu egingo zuela bigarren urtez jarraian erantzukizunagatik eta bueno eta beti ohituta gauden arrazoi guzti horiengatik erantzukizuna

mahai gainean jartzearena euskal herrirako hainbat eta hainbat kontu interesgarri etorriko direla eta beti euskal herriaren alde lan egingo dela arrazoi horiekin alderdi popularra gürtelen alderdi popularra berriro ere estabilizatzeko autua egin zuen alderdi jeltzaleak

egia da gero zentsura mozioari bide eman zion sententzia iritsi zela

gürtelen auzian gauzak nola zeuden denok genekien rajoyk bazekiela zertan zebilen eta

gürtel auziaz aparte bazeudela beste auzi pila bat zipriztintzen zutela

eta hori gauza garbia da orduan pasatzen gara esatetik hori

egokia dela zirraragarria dela marabilla bat dela pasatzen gara hortik egun batzuetako epean egun eskasetako epean

rajoyren gobernua ezin zela gehiago sostengatu arduraz jokatu behar zela eta horretan ez daukagu inolako

edo ez digu harridurarik sortzen harridura sortuko liguke pronostiko guztien aurka rajoyren gobernua babestuko balitz nik uste dut hor euskal gizarteak ez lukeela ulertuko eta

ondo aritu direla bozkaren zentzua erabakitzerakoan baina claro gertatzen da hori eta gero arrez gero bat batean astebeteko epean sanchez jauna

inbestitzen da eta astebeteko epean pasatzen gara kontrako estremora kontrako estremora izango bagina bezala bi pertsonalitate ezberdin

korrektitudea eta erantzukizuna eta estabilitatea eta aukera guzti horiek eta bat batean pasatzen gara esatera orain gaur egun eta duela astebetez

partaide batzuetaz herri honetan dagoen pertzepzioaren inguruan ere gutxi etsi egiten dira eta nik uste dut beno momentu honetan eusko jaurlaritzak

kideetako bat hemen bertan egonda astearteko gobernu kontseiluan aztertuko zenutela gaia eta aztertuko zenutela euskal agenda hau da legebiltzar honek onartuta daukan euskal agenda horrekin nola egingo den

dei bat egon zela sanchezekin eta dei horrek

eta itxaropenerako zantzuak zeudela eta claro guk euskal herria bildutik egia esanda askoz eszeptizismo gehiagorekin ikusten dugu egoera hau egia da rajoy joan egin dela baina egia da ehun eta berrogeita hamabosta desaktibatu arren

izendatu dela europarako hau da europan kataluniaren aurka kanpaina egingo duen

delgado andrea audientzia nazionaleko fiskala izan dena eta euskaldunok oso ondo ezagutzen duguna bere jarduera eta bere mania persekutoriagatik euskal herriarekiko zer esanik ez grande marlaskaren kasuan torturaren ezagupen

ba belloch eta rubalcaba eta beste batzuk ere izan dituztela erantzukizuna kasu horretan

ubelduta bortxatuta eta psikologikoki hauts eginda dagoen pertsona baten aurrean aurkitzen zarenean eta pertsona hori kartzelaratzea erabakitzen duzunean

hori barne ministro izendatzea eta aipatzea euskal kausa ezagutzen duelako egokia izango dela esatea oso ausarta da ez dakit ere asteartean egindako deklarazio horiek esanaz altsasuko sententzia gustatzen ez zaionak que lo recurra hori ere horretara datorren hau da pelota egitera gobernu berriari horretara bideratuta dagoen edo zertaz ari garen montero jauna

nik uste dut horrek montoro bera ere motz motz uzten duela eta euzko alderdi jeltzaleak eta orokorrean eusko jaurlaritzak hainbeste defendatzen duen kupo hori eta

hori ere lortu dela hori ere alderdi popularrarekin lortu dela eta bat batean jartzen dutenean

andaluzek edo espainiako beste territorioek eaek dituen pribilegio horiek eta hori izango denean orain ogasuneko burua

ondo baloratzeko modukoa den edo ez dakit zertaz ari garen

guk ikusten duguna da bai agian egia da elkarrizketaren bat egon daitekeela komunitate autonomo ezberdinekin baina ikusten ari garena da beligerantzia izugarrizkoa egongo dela ehun eta berrogeita hamabosta aktibatuta edo desaktibatuta beligerantzia izugarrizkoa egongo dela kataluniarekiko ikusten ari garena da

ahalbidetzen hemen dagoen problematika eta gatazka politikoaren ondorioen aurrerapausoetan berme izan daitekeen

pauso flexibleak eta ausartak eman ditzakeen ministrorik eta orokorrean ez dugu ikusten positibismorako eta holako ilusiorako

ez dugu ikusten alderdi sozialistak orain espainia demokratizatzeko inolako borondaterik duenik ez dugu ikusten ere konstituzioaz

planteatzen ari garena autogobernuaren eztabaidan adibidez gaur egungo estatutua gainditzearen eztabaida horretan eztabaida horretatik aterako dena errespetatzeko

exekutatzeko inolako borondaterik dagoenik duela

azken astean gizarte segurantzaren gestio hutsa den eta gernikako estatutuan jasota dagoen gestio horren aurka bozkatu zuen alderdi sozialistak

eta alderdi sozialistak herri honetarako daukan errezetarekin orduan eskertuko genuke euskal herria bildutik adieraztea zergatik eta zertara datorren hainbeste positibismo ea badituzuen datu berriak eta ea zer den egingo duzuena hemen onartutako bi ekimen garrantzitsu aurrera eramateko bata espainiako gobernuari ezarri zitzaion ultimatuma sei hilabetetan

nola planteatzen duzuen egitea eta ea bermatuko duzuen sei hilabeteetan lau geratzen dira por cierto oraingo gobernu espainiarrak

bigarren elementua eta da autogobernuaren inguruan

errespetatzeko bermeak ezarriko dituen gobernu espainiarrak eta zentzu horretan jaurlaritzak zer egingo duen hemengo hitza bermatua izan dadin madrilen kontuan edukita orain ere jaurlaritzaren konposizioak hori erraztu egin beharko lukeela

eusko jaurlaritzaren bi alderdietako batek ez duela autogobernu ponentzian aurrera ateratzen ari diren kontuekin bat egiten eta beraz ea zer asmo dituen

guzti hau nolabait ere bide onean planteatzeko eta aipatzen ari zareten giro berri hau eta gobernu zoragarri hori benetan zoragarria dela
erakusteko euskal gizarteari eskerrik asko ugarte andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzar buru andrea

ez ote duzuen arazo bat eta agian gaixo bat ere bai arazo bat behin eta berriz eusko jaurlaritza

euzko alderdi jeltzaleak esandakoagatik eta bestetik ere ez dakit gaixo bat daukazuen azken batean zuen

etortzeagatik hasteko eta behin aipatu duzun espainiako gobernuaren aldaketa horretan zure alderdiak ere parte hartu zuen parte hartu du

eta gobernu berriaren proposamenak onartuz ugarte andrea proposamenak onartuz ere bai ez bakarrik pedro sánchez bozkatuz baizik eta baita ere proposamenak onartuz hori da zentsuraren edo zentsura mozioaren haria

eta gure programan idatzita dagoen bezala irakurriko dizut autogobernua aitortuaren defentsa eskuratzeke dauden estatutuaren eskumenen transferentzia burutzea eta estatutu ituna eguneratzea gobernu programan jasota dugu honako konpromisoa eta hala espreski

legegintzaldi honetan legebiltzarrak hausnartu eztabaidatu

bere baitan ezberdinen arteko adostasunik zabalena bilatuaz aldaketa giltzatzeko prozesua gidatuko duten oinarri eta printzipioak adostu daitezen legebiltzarrean

berriz diotsut zure alderdiak erabaki honen alde ere bozkatu egin zuen baita

alderdi sozialistak ere bai dakizunez legebiltzar honek onartu eta berehala

hori berretsiz eta eskatutako plana ez dugu jaso oraindik baina espero dut

ardura hori hartzea eta erantzun egoki bat eskaintzea presidente berriari ere atzo

alde batetik zorion hitzak helarazteko eta bestetik bi gobernuen arteko elkarrizketa bidea proposatzeko eta betetzeke dauzkagun gaiak bideratzeko dakizunez eskumenen transferentzia lortzea lehen mailako helburu bat da guretzako eta espero dut ziur naiz konpromiso horretan legebiltzarra bidelagun izango dugula

gure jarrera ezaguna da eta aurrera egiteko proposamenak egiten jarraituko dugu baita espainiako gobernu berriarekin ere hori bai jarrera hori printzipio sendo batetan oinarritu behar da adostasuna landu egin behar dugu eta ez gara hasiko ezinbesteko aurrebaldintzarik jartzen iruditzen zait

egoera berri honetan aukera gehiago izango ditugula partekatzen dugun helburu hori lortzeko eusko jaurlaritzak orain arte bezala ahalegin guztia egingo du

eta horretarako behar duguna da adostasuna erraztea gakoa da proposamen ezberdinak ezagututa eta onartuta pentsatzea ea posible ote den akordio zabal eta anitz bat lortzea hori da legebiltzar taldeen erantzukizuna euskal gizartearen aurrean

baina azkeneko bost urte hauetan baino zailagoa ezinezkoa da izatea

baina onartu behar duzu gaur egun erabakitzea elkarren artean erabakitzea dela

gakoa da autogobernuaren lantaldearen bidez bi urrats garrantzitsu ematea lortzea bat euskal gizarteak bere borondatea egikaritzeko duen eskubidea aitortzea eta adostutako konpromisoak errespetatuko direla bermatzeko mekanismoak ezartzea eta berriro diot ugarte andrea autogobernua indartzeko adostasuna
zabaltzea da bidea eskerrik asko eskerrik asko

jaurlaritzan ohitura handia daukazue bereizteko alderdia eta

erabakietako parte izatea zara eta negoziaketetan egoten zara edo gutxienez hori da ikusi duguna
prentsan isiltasuna beno hori matiz txiki bat esatearren ze proposamen bua chaval ez

onartu dugun isiltasuna mesedez guk onartu dugun proposamena da rajoy botatzea

rajoy botatzea izan da gure proposamena ez dakit zergatik pikatzen zaren galderak egin dizkizut soilik ez zaitez jarri hain pikatxu bai zergatik galderak bakarrik egin dizkizut esan dizut

eta esaten duzu eusko jaurlaritzak bakardadean ezin duela lan egin eta

baina guk eskaintzen dugu eskua lan egiteko termino batzuetan hau da demokrazian sakontzeko igandean euskal herritarrak etorriko dira donostiatik honaino esatera autogobernu ponentzian pausoak eman behar direla eta herritarren erabakia errespetatu behar dela eh bildu hor egongo da uste dugu eusko jaurlaritzak ere

baina baita ere jaurlaritzak esan dituzun gauzekin egia esan behar dizut pozten naiz pozten naiz hasi zarelako deiak egiten hasi zarelako idazten pozten naiz asko demokraziaren irizpidean sakontzea

errespetuan jaurlaritza dagoela jakiteaz pozten naiz eta hori ez daukat inolako problemarik aitortzeko horregatik galdera bat egin dizut erantzun didazu ez dakit zertara datorren

iruditzen zait oraindik eta susmatzen dut zuk aipatzen dituzun kontuetatik aurkitu gaitezkela eskaerak egin eta berriro ere madriletik betatzeko

diskurtso hau izango den datozen hilabete luze edo bi urte luze hauetan entzun beharko duguna

gobernuak ere planto egingo duen herri honekin batera gobernuak ere esango duen ez honaino iritsi gara gernikako estatutua ez dago garatuta hasi zara esaten mozio bat aurkeztu beharko genuela baina aurkeztu genuen mozio bat lehen aipatu dizut

hau da gernikako estatutuan jasota dagoena aurrera ateratzeko eta alderdi sozialistak kontra bozkatu zuen orduan ez dut ulertzen

eta zure ekimena kontutan edukita zeintzuk diren positibismorako

ea alderdi sozialistaren partetik eta ea gobernuaren partetik jaso duzun nolabait ere konpromisoren bat edo borondateren bat más allá de reunirse una vez

guztiekin eta presidente autonomiko guztiekin nik jakin nahi dut ea agenda bat markatuta dagoen eta esaten duzu eusko jaurlaritza ez dela agente inportanteagoa

eusko jaurlaritza agente inportanteagoa dela izan ere eusko jaurlaritza osatzen duten bi sozioetako bat

eta madrileko gobernuarekin segun eta zein den dagoen hartu emana hemen ere hartu eman hori eman daiteke eta hemen ere presio espezifiko bat egin daiteke

edo bankadako alde horrek egin dezakeen presioa gaur gaurkoz indar korrelazio eta matematikako kontu soil batengatik ez dela berdina hala ere esaten dizut gure prestutasuna

aitortzan elkarrekin lan egiteko herri honen izatean eta herri honen demokrazian sakontzeko aitortzan baina baita ere hori exekutatzeko eta horretarako bideratuta dauden prozedurak adosteko orduan nik uste dut eusko jaurlaritzak lan inportante bat daukala egiteko lan urgente bat daukala egiteko batetik falta diren lau hilabete hauetan egutegi hori

legebiltzar honen esku uzteko eta nik uste dut hor jaurlaritzaren papera funtsezkoa izan behar dela eta bestetik

eta herri honen mandatua bete eta zentzu horretan espero dut jaurlaritza eta lehendakari espreski egotea herri honen gehiengoaren nahia horrekin demokrazian sakontzearen nahiarekin eskerrik asko
eskerrik asko ugarte anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

horrenbeste urteren ondoren nik uste nuen jakina zela eta jakina izan beharko litzatekela euzko alderdi jeltzalearen egitura

alderdi jeltzalearen euskadi buru batzarraren baitan eta zeintzuk diren bere eskumenak uste dut horrenbeste urteren ondoren hori argia izan beharko litzatekeela baita zentzura mozio batek aurkeztea eta babesteak zer suposatzen duen

horrenbeste urteren ondoren eta zuen bozkari esker ere

begira garai berri honetan gizarteak akordioak zabaltzea eskatzen digu eta alderdi politiko ezberdinen arteko akordioa landu behar dugu gizarteari adostutako proposamen bat

jarrita adibidea argi bat izan duzu aurreko astean espainiako gobernu berria martxan jartzeko ezberdinen arteko akordioak onartu egin dira nolako

zure alderdiak ere gobernu horri bidea ireki dio onartu egin du aukera bat eskaini dio madrilen erakutsi duzuen jarrera hori

positiboa izango litzateke madrilen emandako bozkaren sentsua ere

oinarriak hemen adostu behar ditugu eta espainian ireki den etapa berri

baliatu egin behar dugu denok baita zuek ere azken batean zuen bi bozkei esker ere izan delako pedro sánchez hautatua

eusko jaurlaritzak orain arte bezala ahalegin guztia egingo du aukera berri hori baliatzeko eta autogobernu gehiago eta hobea lortzeko eskerrik asko
eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina bi mila hemezortzi bi mila hogeirako euskadin enpleguaren eta kualifikazioaren aldeko lankidetzako esparru akordioa

egun on guztioi egun on lehendakari jauna pasa den apirilaren hamaseian zure gobernuaren zati batek confebaskekin enpleguari

hautsak harrotu ditu ez da gai berria baina egia da azken egunotan gauza berriak gertatu direla berria ez den gai honen inguruan

eraman du akordio hau pentsatzen duelako ez soilik ikuspuntu politiko edo sindikal batetik desegokia dela baizik eta ere legea urratzen duela askatasun sindikala

talde honen galdera baten erantzunean onartu zenuen akordio honen inguruan forma akatsak egon zirela baina gaur eskatzen dizuegu beste urrats bat ematea onartzea ere akatsak edukietan badaudela

eta ziklo berri bat abiatzea elkarrizketa sozialean berdintasunean oinarrituta inklusiboa benetako arazoei buruz hitz egiteko

ez erortzeko zuek zuen gobernuaren jarrerak bihurtu du elkarrizketa soziala confebasken

aldatzeko garaian gaude eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea casanova jauna nik gogoratu eta gogoratu nahi dizut duela hilabete bat zuk aipatuta ere maiatzaren hamarean esparru akordioa bertan behera usteko zure taldeak aurkeztu zuen zuzenketa bat atzera bota zuela legebiltzar honek

beste zuzenketa bat onartu egin zela honako konpromiso hauek jasotzen dituena bat elkarrizketarako eta kontzertazio sozialerako konpromisoa

elkarrizketa sozialerako mahaiaren eginkizunak arautuko dituen araudia bideratzea eta hiru gobernuari eskatzen zaio mahai horretara bidal dezala esparru akordioa non hurrengo hiru urteetan ehun mila enplegu berri sortzeko aukera

hau izan da legebiltzar honek onartutakoa eta horri ekingo dio eusko jaurlaritzak eskerrik asko eskerrik asko

casanova jauna lehendakari jauna zurea da hitza

lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina etxebarrieta terroristari egindako omenaldiari buruz

eskerrik asko barrio jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa juana de bengoechea estrade euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina

legebiltzar presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on

hain zuzen ere eta zurekin ados ingurumeneko arazo ohiko honetako bat zarata da

oraingo gizartean ere argi dago gizartean oso onartua dagoela zarata eta horrek arazoak sorrarazten ditu konponbide zaila dutenak zarataren sorburuak eguneroko bizitzako parte baitira

industriaren jarduerak masifikazioak eta abar zure galderari erantzunez

arazo bikoitz bat topatzen dugu batetik egin dituzun bisitetan adierazi izango zizuten bezala badakigu kezka bat dela irakasleentzat arazori

beren eguneroko jardunari kalitateko hezkuntza ikasleari emateko helburuz eta bestetik ikasleek bizi egin behar dute zaratarekin

esfortzu bat egin behar dute beren gaitasunak garatu ahal izateko sentsu horretan

horrek sorrarazten dituen molestiak eta ikaskuntzan eta prozesu psikologiko jakin batzuen gainean izan ditzakeen ondorioak direla eta

gobernatzaileek garrantzizko gaitzak hartzen dute zarata ingurunearen eta populazioaren osasunari begira

horren erakusgarri ditugu hainbat ekimen bestearen artean

eskualde mailako bere lehentasunezko helburuan adierazten duenez haurrak zarata kaltegarritik babestu beharko lirateke

eta eskola jantokietan bereziki modu profesional eta koordinatu baten heldu behar zaio tratamendu

epe laburrean neurri zuzentzaile zehatzak alde batera utzita hala ere aspalditik ari gara lanean ikastetxeek eurek eskatuta

hezkuntza saileko prebentzio zerbitzua sakonetik ari da gaia aztertzen modu integral eta koordinatu batean ikastetxeekin batera lan eremuan laneko arriskuen prebentzioari buruzko legeak xedapen batzuk ezartzen ditu lantokietan zarataren esposizioa saihesteko edo gutxitzeko

adierazten du zarata bere sorburuan ahalik eta mailarik baxuenera gutxitzeko betebeharra arriskua bere sorburuan kontrolatzeko dauden neurriak kontutan hartuta

eta lokalen akustikaren araberakoa ere izan daiteke dena den jantokiko mahaikideen eta

prebentzio ekintzaren printzipio hori jarraituz eta zarata maila sorburuan gutxitzeko helburuz prebentzio zerbitzuak eskola jantokietan dauden zarata mailen balorazioetan neurri zuzentzaileak gisa proposatu ditu

zuzenduak zaratak osasunean dituen ondorio negatiboei buruz ikasleak sentsibilizatzea eta kontzientziatzea ahalbidetzeko por ello

zaratari aurre egiteko jardunbideak biltzen dituzten gida guztiek ezartzen dute arrakasta izateko

bezala ulertu behar dela eta horregatik dira funtsezko tresnak kontzientziazioa eta sentsibilizazioa ingurune atseginagoak eta zarata gutxiagokoak lortze aldera

eskerrik asko uriarte andrea bengoechea andrea zurea da hitza

gracias eskerrik asko bengoechea andrea uriarte andrea zurea da hitza

esku hartzean dagoeneko adierazi dudanez hezkuntza saileko prebentzio zerbitzuak sakonetik ari da gaia aztertzen modu integral eta koordinatu batean ikastetxeekin batera bi mila hamarean eta ikastetxeetako laneko arrisku faktoreen ebaluazioaren esparruan

lantokiko zarataren esposizio maila gutxitzeko helburu nagusiarekin

emateko espazio fisikoaren gainean jardun beharra dago baina baita kontzientziazio eta sentsibilizaziorako prestakuntza ere eman ere arazoaren inguruan bai helduei bai ikasleei zuzendua kontuan hartu beharra dago xurgatze akustiko egokirik gabe

hala horren ondorioz soinu mailak areagotu egiten dira nabarmen

jantokiko espazioan soluzio arkitektonikoak praktikan jarriz eta aldaketa fisikoak eginez lortu egiten da zarata gutxitzea baina benetan eraginkorra izateko eta eskola jantokiak leku

osasungarriak eta zaratarik gabeak izatea lortzeko helduen eta txikien sentsibilizazioa eta prestakuntza da tresnarik garrantzitsuena

horregatik espazio fisikoren gainean jardutearen osagarri gisa soinua eta zarata unitate didaktikoa dago garatuta ikastetxeek eskuetan dutena

eta garrantzizkoa da nabarmentzea sentsibilizazio horrek ahalbidetu egiten duela ikasleak zarataz jabetu eta kutsatzaile bat dela jakitea

eta beren eguneroko bizitzaren beste eremu batzuetan aplika izango dute etxean kalean eta aisiako egunetan besteak beste

ikastetxeetako zuzendariak hezitzaileak eta laguntzaileak gurasoak administrazioak eta gure erantzukizunaren menpe geratzen da ikasleak babestea eta

eskerrik asko uriarte anderea gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera josu estarrona elizondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina arte arte eta goi mailako diseinu eskolaren inguruan estarrona jauna zurea da hitza

badago gure herriaren zati honetan gasteizen zehazki goi mailako diseinu eskola publiko bat batzuek ezagutuko duzue baina gehienok ez

bi zikloetan hirurehun eta berrogei ikasle dituena berrogeita hiru irakasle dituena bere eskaintza formatiboa zabaltzeko asmoak eta eskaerak egin dituen diseinu eskola publikoa urte asko maila altuko profesionalak sortzen daramatzana

eta atsekabez jakin izan dugu prentsaren bitartez diseinu eskolako komunitatea bezalaxe nola diseinu eskola pribatu zehatz baten aldeko apustua egiten ari den

ea sailburuaren ustez euskadiko goi mailako diseinu eskola publikoaren aldeko apustua garbia egiten duen jaurlaritzak

zure galderari erantzunez gobernu honek id arte izeneko euskadiko goi mailako diseinu eskola publikoaren aldeko egiten duela apustua argia da noski gobernu honen konpromisoa da bokazio zientifikoak ez ezik bokazio artistikoak ere sustatzea

araubide bereziko irakaskuntzen barruan sartzen dira plastika arteak eta diseinua irakaskuntza horiek maiatzaren lauko

plastika arteetako eta diseinuko lanbide irakaskuntzen antolamendu orokorra ezartzen duenak

goi mailako diseinu eskola bi mila hamar bi mila hamaika ikasturtean sortu zen eta diseinu grafikoko goi mailako ikasketen lerro batekin eta barne diseinukoen

biak goi mailako hezkuntzako kualifikazioren espainiako esparrua

hau da ondorio guztietarako graduaren baliokidea

eskola publiko bakarra euskadin gaur egun barne diseinua diseinu grafikoa argazkigintza eta ilustrazioa irakaskuntza eta ikasketak ematen dituena eta nabaria da eskolaren alde egindako apustua

ikusi daitekeenez eskerrik asko uriarte anderea

eta zure sailaren web orriko agurrean cristina uriarteren agurrean

jakin nahiko nuke ea hori zuzentasuna eta aukera berdintasuna bultzatzea den zuretzat eta amaitzeko bi adibide oso argigarriak bilbon irekin nahi den diseinu eskola pribatua autobus markesinak kartelak propaganda buzoietan kunia radiofonikoak kanpaina potentea egiten ari da matrikulaziorako

jauna guk ez dugu laguntzen edo bultzatzen ikastetxe pribatuak eta udalak egiten duena

eta nik dakidanez ikastetxe pribatu horrek ez dauka baimenik

aurreneko eskuhartzean adierazi bezala id arte da euskadiko eskola publiko bakarra gaur egun barne diseinua diseinu grafikoa argazkigintza eta ilustrazioa irakaskuntzak eta ikasketak ematen dituena eskola hazten joan da ondoko ikasturteetan bi mila hamairu urtean diseinu grafikoko

promozioek azken kurtsoa hastearekin batera ikastetxearen heziketa eskaintzan dituzuen sailak bi titulazio berri gehituz

hala bilakatu zen arte eta goi mailako diseinu eskola izenez gaur egun ezagutzen duguna harrezkero eskola bere hezkuntza eskaintza sendotzen joan da eta gutxika bilakatu da erreferente zuzendua dagoen eremu profesionaletan

aipatu dudan bezala oso ikastetxe dinamikoa da etengabe eguneratzen eta egokitzen ari dena

argia da eskerrik asko uriarte
anderea gai zerrendako hamargarren puntua galdera josé ramón becerra carollo

kutxabanken jabe diren banku fundazioek enpresetako partaidetzak erosteari buruz becerra jauna zurea da hitza

egun on guztioi erkoreka jauna herri honetan arazo handi bat dugu kutxabankeko partaidetza industrialekin dakizuenez bi mila hamaseian

ehunka enpresa daude kutxabanken esku eta

eskerrik asko becerra jauna erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna becerra jauna zurea da hitza

becerra jauna erkoreka jauna zurea da hitza eskerrik asko

hamaikagarren puntua galdera edurne garcía larrimbe elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina kontratazio publikoari eta azpikontrataturiko

eskerrik asko erkoreko jauna gai zerrendako hamabigarren puntua galdera javier ruiz de arbulo cerio euskal talde popularreko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina lanbide

hamahirugarren eta hamalaugarren puntuak elkarrekin eztabaidatuko dira

argitzeari buruz interpelazioa cristina macazaga sáenz elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina osakidetzako bi mila hemezortziko

mediku espezialistak hautatzeko zenbait probatan izandako azterketen filtrazioei buruz ubera anderea
zurea da hitza bai egun on guztioi señor darpón usted

justu ebidentziak atera direnean salaketak jarri direnean nahiko frogak daudenean zer egiten duzue zer egiten duzue

hori egiten duzue arduraz jokatu beharrean eta azkenean zer gertatu zaizue atzera egin behar izan duzue ebidentziak hor daudelako

atzera egin behar izan duzue eta oso itxura txarra eman duzue arduragabekeriaz jokatzen ari zaretelako zer kostatzen zitzaizuen

hasieratik susmoak zeuden azterketetan geratzea geratu hori da arduraz

azterketekin aurrera jarraitzen dugu opeak ez dira geratzen gero hiru geratzen ditugu gero lau geratzen ditugu gero atzo denak ikertzen ditugu

ez dagoela inolako bermerik inolako ziurtasunik

ez dago bermerik opositore guztiei bermatzeko aukera berdintasuna batzuek karta markatuekin jokatzen ari diren bitartean eta zuek zer egingo duzue azterketan parte hartzen diren profesional guztiei ze berme emango diezue darpón jauna con este escándalo

zorroztasunez jokatu nahi dugu seriotasunez jokatu nahi dugu eta ez dugu nahi susmoa osakidetza guztira zabaltzea osakidetza guztian ez delako berdin jokatzen alde batetik ospitale handiak ditugu ospitale handietako espezialitateak eta jefeak eta bestetik ditugu ospitale txikiak

indioak jefeetan ematen dira horrelako jokabideak

baina bai batean eta bai bestean salbuespenak egon badaude eta toki guztietan bezala badaude zintzo jokatzen dutenak eta badaude ustel jokatzen baina gure lana eta zuen lana ez da maila pertsonalera jaistea lehen iradoki duzun bezala baizik eta gure lana ardura politikotik eta ekimen politikotik da sistema argi eta gardena bermatzea horrelako jokabideak ezabatuko dituena guk irregulartasunak argitzea

irregulartasun horiek eman baldin badira eta ohikoak baldin badira hori ahalbidetzen duen sistema aldatu beharra dago bestela berriro emango dira sistema ez baldin badugu aldatzen berriro

berberak eta bitartean sistema aldatzen ez den bitartean ez dago bermerik opeak garbiak izateko zantzu txikiena dagoen azterketa guztiak geratu behar dira bat egonda bakarra zantzu bakarra guztiak ez hiru ez lau zantzu

azterketa guztiak geratu behar dira bestela ezin duzu bermatu aukera berdintasuna ezin duzu

garbiak eta bestela daukazuen sinesgarritasun apurra

eta orain zerrendak ez dira publikoak eta ateratzen diren emaitzak inork ezin ditu ikusi hori da gardentasuna zer daukazue ezkutatzeko momentu honetan ez dago bermerik

garbiak izateko bermeak emateko aldaketa sakona eman behar da ope ereduan zerrenden kudeaketan

aldaketa sakona eman behar da hemen kuestioan dagoena da osakidetzako eredua

hori da eta ez da berria zeren historian zehar ikusi ditugu beste eskandalu eta beste auzi batzuk merino auzia

geratzea ez dugu nahi arazoaren muinera joan nahi dugu eta nahi duguna da

osasun profesionalak ez itxarotea hogei hogeita hamar urte

izateko zer gertatzen da osakidetzan berrogeita hamar urtetako hirurogei urtetako jendea behartua egoteko opetara aurkeztera logikoa da gure ustez ez ze sistema daukagu zer gertatzen ari da osakidetzan egunerokoan lanean ari diren profesionalak azterketak ez gainditzeko

ez dut uste nork egin ditu azterketa nola egin dira azterketa hauek

hau ohiko baldin bada vox populi bada zer gertatu da orain honek eztanda egiteko

lehenengo aldiz espezialitate opeetan sartu dela orain arte beti tribunalak egiten zuen eta ezkutuan geratzen zen ivap sartu da eta agerian geratu da

zantzuak daude zantzuak daude eta beste kontu bat lehen aipatu duzu tribunalak

neurologiako azterketan neurologiako azterketan azterketa batetik bigarren azterketara tribunala hor egon behar direnean tribunalak bi ordutan kanpora irten zen kanpora irten zen hori zer da bermatu duzue prozedura guztiko gardentasuna

osasun sailburua baina begiratu baina begiratu zer nolako inpunitatearekin

inolako lotsagabe aritzeko inpunitatea gainera kasu gehienetan opositoreen anonimatua ere bermatu gabe manualak esaten duenean anonimatua bermatu behar dela begiratu zer nolako inpunitate sentsazioa dagoen

ekarri duen inpunitate sentsazio horrek lagundu du osakidetzan gertatzen dena azaleratzea

badakite orain arte funtzionatu izan diela eta badakite orain era balioko duela baina zuk argitu beharko diguzu darpón jauna ea hemendik aurrera ere inpunitate horrek

duzuen horregatik darpón jauna ez dugu nahi espediente irekiera soil burokratiko bat ez hemen muinera joan behar da ikertu behar da

ezin da izan aurpegi garbiketa bat eta benetan espero dugu gaiak duen dimentsioa ematea osasun sailetik eta gobernu honetatik eta ardura politikoz kokatzea horregatik jakin nahi duguna da zuk arduradun politiko bezala

gai hau argitzeko eta inpunitate guzti horrekin amaitzeko eskerrik asko

macazaga andrea darpón jauna zurea da erantzuteko

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok lehendakari jauna

egun on berriro lehenengo eta behin argi utzi nahi dut gu gara gardentasun osoz eta berme guztiekin garatzeko lehen interesdunak gu gara gai hau lehenbailehen argitu nahi dugunak eta gu gara

zantzuak baditu mesedez salaketa aurkez dezala dena dela bitartean gure barruko ikerketa martxan dago jada edozein irregulartasuna egongo balitz eta hartu beharreko neurriak hartuko dira mire

aurrera jarraituko du geratzen diren azterketak normaltasunez egiten jarraituko du osakidetzak horrela erabaki zen atzo jarraipen batzordean sindikatuekin batera uste dut benetan

sortzen ari den zaratak ez diela batere onik egiten ez

ez azterketak egin behar dituztenei benetan diot ez dudala uste tribunaletan parte hartzen duten pertsonek ezta

edo aurkeztuko diren pertsonek horrelakorik merezi dutenik

osakidetzak eta ivapk neurri guztiak hartu dituzte prozesua berme guztiekin gara dadin mesedez eskatzen dizuet errespetuz eta erantzukizunez jokatzeko zuek ere

publikoki babestu nahi ditugu ope honen epaimahaietan parte hartzen duten osakidetzako

no lo está begira ahazten zaizu arduradun politiko nagusia zarela osasun sailekoa osakidetzakoa eta beraz arduradun nagusia zu zara

benetan adierazi izango bazenute zentzua arrazoia eta interesa

hasieratik zantzu bakarrarekin bat egonda nahikoa da minimoa egonda nahikoa da geratzeko zantzuak zeuden tokietan azterketak eta ikerketa hori egiteko eta zer egin duzue dena gezurtatu dena ukatu

ukazioarena gezurrarena frogak daude ze froga behar dituzu

frogatu bermatu dena garbia izan dela ez da horrela ez da horrela

azterketak nola egin dira tribunalak nola jokatu dute filtrazioak nola egin dira eta gero guri esaten diguzu

aurkeztu ditugula gure frogak ez zuek ezkutatu dituzuen zerrenda horien emaitzetan oinarrituta egin dugu txostena horretan oinarrituta ireki zerrendak utzi gardentasun osoz datuak denon esku zergatik ez duzue hori egiten hori da zuen gardentasuna hori da zure ardura erantzukizuna iruditzen zaigu arinkeriaz ari zaretela jokatzen

eta hemen galdera nagusia da bermatu behar duzue eta bermatzen jarraitu behar duzue inpunitate hori horri erantzun behar diozu

inpunitate hori amaitzen ez den bitartean ez dago bermerik

aukera berdintasuna bermatzeko ez dago bermerik eta errespetuagatik

egin behar duzuena da gauza guztiak argitu behar diren bezala erantzukizunez politikoz jokatu zeren gauza bat da bia judiziala eta beste bat da bia administratiboa eta ekinbide politikoa eta ekinbide politiko gabe judiziala eta administratiboarekin ez da nahikoa eta bia judizialarekin

orduan hemen erantzukizunak hartu beharko dituzu ez

ari zarenik auzi honetan ihesbidea egin duzue ostikada eta aurrera

hori da egiten ari zarena ez dugu nahi auzi hau boom mediatiko batetan geratzea ez

zikindu osakidetzaren izena zikindu profesionalen izena zikindu lan eskaintza publikoen izena zikindu administrazio publikoaren izena eta kito baina ez guk

nahi duguna da apurketa bat ematea hemendik aurrera horrelako jokabide

atea itxi hori da bilatzen duguna orain arte egin ez dena eta badirudi mundu guztiak zekiena

zergatik orain arte ez da jakin izan beldurragatik

gero horrek ondorioak dituelako norbanako eta profesional horientzat

kuriosoa tokea jaso du norbaitek deitu dio atzera egiteko galdetzen dut hainbeste insistentzia norbanako bakoitzak salaketa jartzeko

gertatzen ari den guk begira hemen garbi dagoena da galdera bati erantzun behar duzu inpunitate eremu horri amaiera emango diozu bai edo ez

zeren sistema ez baduzu aldatzen agian planteatu behar duguna da sistema horretako arduradunak aldatzea hori da planteatu beharko duguna eta hemen hartu beharko dituzuen hartzen joango zareten erabakiak

orduan ondorio horiek asumitzeko prest egon beharko zarete

erantzukizunak hartu behar dituzue baina ez ihesbidea

baloiak kanpora nola jokatuko duzu darpón jauna zu zara osasun saileko burua

zer egiten ari zara eta hori guztia profesionalekiko errespetuagatik

osakidetzaren izenaren errespetuagatik eta erakunde honek eskerrik asko ubera andrea amaitu zaizu zure denbora amaitu zaizu macazaga andrea zurea da hitza

gu gara gai hau argitzeko lehen interesdunak ez zalantzarik izan baina badirudi zuek ez zaretela konturatzen

por favor hori da zuen estiloa badirudi zuentzat denak balio duela baina politikan ez du
ezerk balio etika baloreak isiltasuna mesedez

isiltasuna isiltasuna mesedez denak isiltasuna mesedez

o incluso un delito hori da zuen eta gure arteko ezberdintasuna gu

nire hitzaldiaren lehen zatian esan dudan bezala osasun sailak eta osakidetzak egoera honek eskatzen duen lidergoa hartu dute ez dugu egoeraren azterketa alde batera utziko

eta erantzukizunak kolaborazio eskaintzen dizuegu zuengandik ere berdina izatea

eskerrik asko darpón jauna bai

zuri egin dizuna besterik ez argitu nahi baduzu zer daukazu esateko

sailburuarekin sartzea ze hitza eman behar diot sailburua zurea da hitza

ahora solo propaganda política mala eskerrik asko darpón jauna jarrai dezagun

galdera juan luis uria serrano elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina euskadin osasunaren arloko desberdintasunak monitorizatzeak duen aurrekontu egoerari buruz uria jauna zurea da hitza

uria jauna suposatzen dut zure galdera erretorikoa dela nola

euro nahikoa osasun esparruko desberdintasunei aurre egiteko

empiece mejor eskerrik asko uria jauna darpón jauna zurea da hitza

uria jauna berriro esango dizut zuk aipatzen duzun diru kopurua

aurre egiteko diru hori ezberdintasunen inguruko monitorizazioari egiteko da

gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politiketako sailburuari egina

barrio jauna zurea da hitza gracias presidenta

presidente andrea lehendakaria gobernukideok legebiltzarkideok barrio jauna

eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna barrio jauna zurea da hitza